gai zerrendari ekingo diogu egun on guztioi aurretik ekin baino lehen joseba díez

aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea ekainaren hamairuko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren

artikuluak adierazitakoari jarraituz eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamenari dagokionez

erdibideko zuzenketaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa

bi bozketa eskatu zen bitan egitea alde batetik lehenengo puntua eta bigarren puntua beraz bozkatuko ditugu lehenengo eta bigarren puntua bozkatu dezakegu

bat eta bi puntuak ez dira onartu jarraian hirutik zazpira beste gainerako puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y cuatro contra beraz

jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako estatuko gorte nagusietarako legegintzako ekimena

lege organikoaren ehun eta berrogeita hiru puntu lau artikulua aldatzeari buruz aintzat hartzeari

eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan eh bilduz gain beste norbaitek parte hartu nahi du bale

nor gehiago aldeko txandan ez elkarrekin podemos aldeko txandan

zu bai baina elkarrekin podemos aldeko txandan bale oso ondo

beraz eh bilduren ordezkaria den ubera anderea zurea da hitza bueno lehenik eta behin egun on guztioi eta
ongi etorri ordezkariei beraien etxea den legebiltzar honetara

bizitza amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko legea onartu genuenean

nire hitzartze bukaeran ondorengoa esan nuen orain hurrengo urratsa prestatzen hasiko gara askatasun osoaren bidean

eta horretarako gainerako alderdiei eskua luzatzen diet espainiako kongresuan bertan

etxe honetan bertan madrilera eramateko elkarrekin beste proposamen bat

lortzeko zeren aurreko legea onartu zenean legean behin eta berriro saiatu ginen sartzen eta arrazoi desberdinengatik ez genuen

eta orduan guk esandakoari jarraiki hauteskunde programan sartu genuen ondoren ikusita madrilen gaia mugitzen hasi zela gainerakoen ekimenak

ekin genion eh bilduk beti herritarren interesak lehenesten dituelako podemosek aurkeztutako proposamen oso ona babestu

psoerena ere nahiz eta nahiko kaxkarra izan aurkeztu ziren proposamen guzti guztiak eta mota guztietakoak babestu genuen espainiako

baina berehala berehala agerian geratu zen zailtasunak eta interes desberdinak zeudela baita desberdintasun ideologikoak eta oztopoak hau aurrera ateratzeko eta umekerietan katramilatuta ere

zurea ez eta bitartean trifatxitoa eskuak igurtzen eta horrela

gorteetan inolako emaitzik gabe eta herritarrak galtzaile

hernandez carrascoren familia edota erantzunik gabe geratu ziren maribel tellaetxearen familiak bildutako

beraz ikusitakoak ikusita ikusita ere dugun autogobernu apurra eta eskubideen eta

indarra egin behar dugula erabaki genuen aurrera egitea eta aurrera egiteko indarrez erabaki genuen legebiltzar bezala egitea herri bezala madrilen gorteen aurrean agertzea gure eskubideak defendatzeaz gain dagokiguna gure eskubideak

eta elkartasunez jokatuaz estatuko gainerako herritarrekin herritarren bizitza eta baita heriotza ere hobetzeko eta bultzada bat emateko

ematen dugun hitza betetzen batez ere pertsonengan pentsatuz guztiongan pentsatuz eta baita berekoikeria puntu batekin ere

eta herritar aurkitzen diren egoera horretan eta sinesten dudanean eta gure taldeak sinesten duenean bukaera arte borrokatzen dugu bukaera arte borrokatzen dugu eta jarraituko dugu borrokatzen

herritarrei erantzun eraginkorrak emateko guztion bizitzak eta baita heriotza duina ere defendatzeko ahal den heinean behintzat

eta horretarako politika eta legeak herritarren

politika eta legeak pertsonen mesedetan jartzeko daudelako bakoitzaren erabaki ahalmenaren autonomiaren duintasunaren

eta baita zergatik ez ideologiaren baitan finean hori delako pertsona bakoitzaren erabaki ahalmena errealitate bilakatzea pertsona bakoitza bere bizitzaren jabe gainerakoena errespetatuz eta inor inor gabe inor behartu gabe gure helburua gainera beti izan da eztabaida hau eztabaida sanitariotik kanpo kokatzea hau ez delako medikuen eztabaida bat hau guztion herritar guztion eta pertsona guztion eztabaida da

ez zigortzea hau da ehun eta berrogeita hiru puntu lau artikulua despenalizatzea

onartzen denetik sei bigarrena sei hilabetetan gobernuak lege proiektu bat ekartzea gorteetara baina badakigu lege proiektuak denbora behar dutela onartzeko

gobernuak behin zigor kodea despenalizatu ostean normatiba bat ezartzea hori praktikara eraman ahal izateko eta ordua da ordua da alderdietatik erakundeetatik herritarrei erantzun eraginkorrak emateko eta eaetik aukera daukagu aitzindari izateko

errepikatzen dut ezin dugu utzi familia gehiago herritar gehiago egoera horretan zeren guztiok egon gaitezke egoera horretan inor ez baitago libre horretatik beraz

demokrazian sakontzea besterik ez da hori da

goazen gizartearen eboluzioari dinamismoari erantzun bat ematera erakundeak araudiak politika horren menpe

duintasuna bermatu eta indefentsio egoerekin

gaurkoan proposatzen duguna besterik ez duintasuna bermatu eta indefentsio egoerarekin amaitzea begira parlamentak onartu du

egongo gara guk ere egin dezakegu

alderdiak konbentzitzea diktamenean badirudi baietz nahiz eta diktamenean

handik eta hemendik espainiako gorteetan agertuko bagina erkidego guztiak indarra egiteko bultza egiteko begira zenbat gauza

herritarrak lortu dute hau agendan sartzea agendan sartu dute eta guk agenda hori beteko dugu gure lana da agenda hori betetzea

jaun andreok gaurkoan berriro ere gobernu hau babesten duten eta sostengatzen duten alderdiak eaeko gizarteari bizkarra emango diote bizkarra emango diote pentsatzen nuen ezetz ez zirela gai izango horretarako baina bizkarra eaeko herritarrei gaurkoan alderdikeria beste behin alderdikeria gailenduko zaio herritarren interesei beste behin jaun andreok

eta gobernu hau sostengatzen duten alderdien estiloa alderdikeria hau da demokrazia ukatzea

debatea irekitzeaz debateari bide emateaz ari gara

demokraziaren oinarri oinarri bat

beste behin eztabaida ukatu demokrazia ukatu garbi dago gobernu honen leloa dela

bigarren ni eta hirugarren ni ni ni ni niniaren

eta tristea da gaur gertatuko dena tristea da eta espero dut ekibokatzea eta gobernu honek

jarraitzea eta bide ematea eta aukera daukagu parlamentaren eskutik kataluniarekin batera herritarrekin batera

bultza egitea aurreko legegintzaldian interes desberdinengatik besteak beste alderdikeriengatik ere bide eman ez zaionari behingoz

horretaz ari garelako hitz egiten eta ez eztabaida mediko bat zeren hemen gizartean

baldintzatu eta legeek arauek marko bat eman behar dute elkarbizitza hori

hitz egiten beno jokabide antidemokratikoa

berekoikeria baina ez dakit fondoan

hau aurrera ateratzea nahiz eta gero gizartera begira beste gauza bat

gizartera begira gauza bat irudikatu eta gero beste bat

andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

bakartxo tejeria andrea lehendakari sailburuok

amaitu denez bozketara jarriko duguna da ea lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa berrogeita hiru contra bat abstentzio beraz

aintzat hartzen lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea arrizabalaga andrea euzko abertzaleak zurea da hitza

sailburuok egun on denoi eh bildu talde parlamentarioak aurkezturiko estatuko gorte nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamenari hau da

artikulua aldatzearen aintzat hartzeari ezezko eman diogu gaurkoan eta ez diogu ezezkorik bozkatu gaiaren muinarekin bat

bat egiten dugu zioan azalduriko pertsonek heriotza ona ziurtatzeko kalitatezko bizitza gauzatzeko duten eskubide berberaren beharrizanarekin erabaki ahalmena autonomia bizitza osoan zehar bezala bizitzari amaiera ematerakoan lehenetsi

euzko alderdi jeltzaleak jada bi mila hamaseiko hauteskunde orokorretako programan jasoa zeukan zein zen gure bizitzaren amaiera duin baten lorpenaren alde bai gizarteak egin beharreko eta bai juridikoki egin beharreko hausnarketa sakon eta zorrotzaz eutsi behar zaio gaiari betiere printzipio batzuetan oinarrituta

arreta paliatibo oso edo integral bat izatera eskubidea dutela bigarrenik arreta hori unibertsala eta irisgarria izan behar duela bai eremu sozio sanitarioan eta baita etxebizitzetan hartzen dena hiru

ez hastearen aukera pertsona guztien eskubidea dela eta informazio osoa izatean oinarrituta egon behar dela alternatibak ondorioak eta abar eta lau bai eutanasia eta baita suizidio lagunduaren despenalizazioak ezartzeko modu argian ezarritako baldintza konkretuak izan beharko dituela horrela lehen erretizentziak izango genituzke eh bilduk aurkezturiko artikulu bakar bezala zigor kodearen ehun eta berrogeita hiru puntu lau artikulua aldatzea proposatzen baitu esto es la iniciativa

baita ere aipagarria da testuak aurkezten dituen akatsak ikuspegi juridiko formal batetik gobernuak aintzat hartzeari buruzko iritzia emateko dokumentuan

ezin dugu ahaztu ezta ere castelo andreak esan duen moduan diputatuen kongresuan eutanasia arautzeko lege organikoaren proposamena izango dugula mahai gainean beraz ez diogu zentzurik aurkitzen gure ganbarak gorte nagusien aurrean gai honen inguruan ekimenik aurkeztea gai hau bera arautzeko

jada jorratuko duenean eutanasia bera modu integral batean arautu ahalko duena

eta hori errealitate bat da guzti honengatik ezezko botoa eman diogu aintzat hartzeari

aurkitu dut ramón sampedroren olerki bat aurkitu dut cuando yo caiga deritzona oso luzea da eta beraz estrofa bi irakurri nahi ditut

eta horrela bukatzen du así cuando caiga dejadme caído para retornar a la vida allí donde yo caiga ziur nago hemen ez bada dagokion lekuan lortuko dugula segurtasun juridiko eta berme guztiak eskainiaz eroritakoek bizitzara bueltatu daitezela erori diren leku
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea gai zerrendako bigarren puntua mozioa

diputatu preso katalanei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda urizar jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

aurkeztutako interpelazio baten ondoriozkoa da bertan

kezkaz bizi genuela kataluniako ordezkari politiko eta sozialen aurka martxan jarritako prozesu judiziala kezkaz

dugulako prozesu guztia irregulartasunez betea egon dela eta ondorioz prozesatuen eskubideak bermatuak ez direla izan

gatazka politikoa suntsitzeko asmo argia azaldu duelako edota beste modu batetara esanda prozesatuak diren

eta ordezkari diren heinean kataluniako milaka eta milaka pertsonek bilatzen duten helburu politikoak galarazteko asmoa daukalako

politiko baketsu eta demokratiko baten aurrean espainiar estatuko botere desberdinek polizia judikatura eta espetxea erabaki dute bakearen aurrean beraien esku dauden biolentzia mota guztiak erabiltzea erabaki dute gaia larria da bai eskubide pertsonalen urraketaren aldetik baina baita ere eskubide politikoen

erakundeek horrela adierazi duten moduan eta horregatik uste dugu badakit batzuentzat behin eta berriz gaia hau hona ekartzea

horrelako urraketek merezi dutela salaketa egitea baita behin eta berriz ganbera honetatik

hortaz gain larria da ere espainiar estatuak prozesu honekin mezu politiko argi bat bidaltzea erabakia duelako mezu bat kataluniarentzat baina mezu bat

gure herriek ez batak eta ez besteak gure herritarrek ez daukate erabakitzeko eskubiderik

arau markatzen duen arau eta mugarrietatik haratago ez dago inongo aukerarik

baina batzuentzat ongi ikusi dugun bezala inposizioa da jokaleku bakarra

epaiketaren sententziarekin erreboltari guztien eskarmenturako

gureak propioak hedatuko ditugun erabakitzea gure esku dago ze erlazio mota lehenetsi

mundu honetan gero eta erlazioa gehiago dagoen errealitate honen barruan

baina gure esku egon behar da baita markatzea ze erlazio mota izan behar ditugun menpekotasunezkoa edota gure herriaren etorkizuna bermatzeko erabakiak hartzeko gaitasuna eta konponbidea bilatzeko tresnak ziurtatuko diguna hortxe dago

gizarte aurreratu eta sozialki justua sortu edo eraiki ahal izateko gure

eta horretarako baliabide eta tresna guztiak gure esku izatea autogobernu ponentzian

sentsu horretan norabide argia finkatzen dute herritarren borondatean oinarritutako erlazioak izango dira finkatuko ditugunak

euskal herriko barne erlazioei dagokienez baina baita ere kanpora begirakoei berdinen arteko erlazioa eta errespetuzkoa bizikidetza

inposatu estatuz berriak ahalbidetuko digu ere eskumen guztiak

erakunde propioen esku uztea eta horrela arazoei konponbide egokiena eman ahal izatea helburua eta bidea argia

negoziazio eta adostasun bitartez eta hori izan beharko litzateke oraintxe esan dudan bezala logikoena europako hogeita bat mendeko europan

beraien estatu barruan hartu diren eskari desberdinei erantzute orduan printzipio demokratikoa lehenetsiz bertako

azaldu dute espainiak ez bezala espainiar estatuak arazo bat dauka bere barnean dituen nazioekin eta hori konpontzea nahi badu

eta horretarako errespetuzko erlazio bat adostu

baina jada garai hauetarako jakin beharko luke horrela ez dela arazoa desagertuko

idatzi historiko desberdinek esaten duenari kasu egiten badiogu luzea da erremotarren garaitik hasita erdi arotik pasatu edota gerrate karlistak edo hogei

jasan ditu gure herriak eraso eta inposizioak arazoaren

non nazio espainiarra onartzen da nazio bakar gisa besteak nazionalitate mailara gutxietsiz

urtean gaude desagertu al da nazio sentimendua desagertuko

ez ikusiagatik ez da arazoa desagertuko adostasunaren bidea baztertzen bada historiak ere erakusten digu uneren bat helduko dela non aukeraren bat hartuko den eta aukera hori agertzen denean adostasunerako biderik ez badago aprobetxatuko da

beste herri batzuek erakutsi duten bezala irlanda errepublika baltiko edota balkanikoei gertatu bezala

hori izan da azken finean inposizioa izan baita eman zenean bi mila hamazazpiko

urriko batean erreferendumean eman zena eta

honetan ere inposizioa da ezaugarri nagusiena ibilbide guztian hamarkadetan kataluniako boterean izan ziren

argi onartu dute hirurogeita hemezortziko akordioan borondatez sartu zirela eta kataluniari espainiar markoaren barruan

egiten saiatu zirela baina hemen ere nik askotan adierazi dudan bezala orduan jaio ziren paktu eta

ez zituen espainiak bete ez espirituan eta ez mamian eta erlazio marko berri bat behar zutela erabaki zuten orduan katalanek

kataluniako parlamentuan estatu berri bat onartu zuten eta bi mila seian izan zen errefrendatua edo berretsia kataluniako gizartearen

aldetik erreferendum bitartez denbora gutxi iraun zuen baina

auzitegi konstituzionalean eta bi mila hamarean eman zen berriz ere azken zepilatu bat azken zepilatu bat non argi eta garbi esaten zituen hamalau artikulu konstituzioaren kontrakoak zirela argi eta garbi esaten zuen baita ere

eta noski nazio izaerari nazio aitortzari

kentzen zion edo ukatzen zion espainiar legediak

onarpenean espainiar legediak markatutako bidea

egin zen baina orduan ere beste behin ere espainiar epaitegiak erabili ziren beste botere bat erabili zen dena hankaz gora jartzeko kataluniako herriak jada onartutakoa ere ezer ezean uzteko

eta judizialetik urratutakoa berriz ere bide politikoetatik konpontzea eskatu zuten kataluniako ordezkariek baina akordio

eskari guztiek erantzun berbera izan zuten espainiako botereetatik

kataluniako gizarteak bi aukera zituen onartzea egoera hori zela eta beraien eskubideak lehenestea demokraziari bide eman eta herriari hitza ematea adostu zenerako atea une oro irekita hori bai argi esanik eta hori izan da kataluniako procesaren

epaitu dutena azken hilabeteetan auzitegi gorenean biolentziarik gabe prozesu edo proiektu politiko guztiak gauzatzea zilegi eta posible zela sinestarazi nahi izan ziguten horiek beraiek

delitu dela kalifikatu dute delitu dela egotzi dute katalanek

matxinada izatea bihurtu nahi izan dute eta prozesu demokratiko

asmoz biolentzia erabilpena asmatu nahi izan dute

asmaketa politiko bat izan delako euskal herrian zoritzarrez jada

epaitu dituzte ordezkari politiko eta sozial katalanak eta horretarako behar zituzten neurri guztiak aplikatu dituzte guztiz

internazionalek edota nazio batuetako giza eskubideen batzordeko atxiloketa lan taldeak adierazi duten moduan kataluniako procesa demokraziaren eredu izan da

bere ordezkariek herriari hitza eta erabakia ematea beste helbururik ez dute izan hori demokrazia da hori ez da epaitzekoa eta

estaturik gabeko herrien eskubideak errespetatuak izan arte arazo bat izango dugu eta konponbidea sekula ez da izango

bizikidetza errepikatzen dut ezin delako inposizio bidez lortu esan dut lehen ere zein den bidea negoziazioa

urizar jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

egun on legebiltzarkideok hamargarren aldiz dator gaur osoko bilkurara

aurreneko aldia izan zela epaiketa hasi zelako orain jada epaiketa edo gutxienez konparezentziak bukatzen ari direlako beraz

gutxienez nik esan ditut hasiko naiz esanez

ez diogula ezezkoa emango euskal herria bilduren proposizioari

badaudelako hainbat puntu non ez gauden ados edo gutxienez non geure ikuspegia ezberdina den

nola eusko legebiltzarrak hitz egiten du kataluniak estatuarekin duen inguruan eta gure iritzia honen inguruan beti izan da berbera estatuarekiko liskar bat edo konflikto bat baizik eta gobernuekiko espainian egon diren gobernuekiko

dagoen liskar bat nik uste dudalako eta uste dugulako gainera nire alderdiak sinesten duelako estatu nazio

ziur nagoelako adibidez unidas podemos gobernuan egongo bazen liskar hau konponbidearen bidean egongo zela elkarrizketaren bidez

hitz egingo dut honen inguruan beraz jakinda baita ere estatuan beste iritzi batzuk daudela eta milioika pertsonek beste iritzi batzuk dituztela

politikoa da bai baina baita politikoa gobernuen artean

politikaren judizializazioak asko zaildu egiten duela soluzio politikoa baina baita ere beranduago

epaiketaren suspentsioa eskatu egiten da eta baita ere kartzelatik ateratzea pertsona hauek bueno ya hemos

horrelako erreferentziak eta zergatik egiten dugu hau bueno ba gauza

momentu batean alderdien posizioak polarizatu egiten direnean edo zuria edo beltza ikusten direnean gauzak edo momentu batzuetan ikusita adibidez

bezalako instituzio batek esfortzua egin behar duela independentea izateko errespetablea izateko eta ez bihurtzeko bloke baten hooligan bezala ikusi dugun bezala azken hilabeteetan epaiketa ikusita

ikuspuntu objektiboak jarri behar direla mahai gainean neutralak independenteak eta argi pixka bat jartzen dutenak arazo politiko eta baita ere gaur egun judizial

gehien bat guk hemen jarri nahi dugun posizio politikoa da elkarrizketa

den elkarrizketa bat eta gure iritzian oinarriak jarri behar dituen elkarrizketa bat katalan hiritarrek

izateko erabakitzeko beraien etorkizunaren inguruan akordioa sortzen duen mekanismo bat akordio

uste dugulako elkarrekin podemosek uste duelako horrelako egoera politikoetan ez dutela balio bat erdia eta bat gehiagoren gehiengoak eta baita ere ez duela balio akordioari

betirako egoera hau blokeatzeko nik uste dut garrantzitsua dela esatea gauzak ezin daitezkeela egin edozein modutan eta katalunia begiratuz euskadira etortzen bagara

zuk bizikidetza eta elkarbizitzari hitz egin duzu gure ustez ere printzipio demokratikoari helduta erabakitzeko mekanismoak aurrera eraman behar dira

ezin dira separatu inoiz eta hauek separatu egiten direnean gauzak ez dute funtzionatzen eta ahal daitekeela fraktura sozialak sortu egin gabe eta horretarako bide legalak eta bide akordatuak sortu egin behar direla kataluniako arazo politikoa konpontzeko eta horretarako erabakitzeko

klabe bat badela galdeketak badaude

garantia demokratikoak egotea parte guztientzat eta gehiengo kualifikatuak eta reforzatuak edozein erabaki hartzeko ezin daiteke gauzak edozein maneran egin

eskerrik asko martinez jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna

bitxiak gertatzen direla bizitza honetan eta baita ere supremoan bertan ze aldi berean supremoan bertan ikusi dira bi gai bata aipatutako kataluniako prozesua eta beste aldetik aldameneko gelan hortxe dabiltza

lurretik ateratzeko dituzten zailtasunak eta hor ikusi da nola auzitegi gorenak oraindik francori aitortzen dion jefe de estado kategoria mila bederatziehun eta hogeita hamaseitik

bada bitxia alde batetik francoren gorpua lurretik ateratzeko debekua eta bestetik herritarrei

gauzatu dutela auziperatuak dauden buruzagi katalanak bada gauza bitxia aurkeztu dudan ekimenak esaten ditu bi edo hiru gai edo gauza

egia da auzi politikoa dagoela eta auzi politiko horrek jatorri historikoa duela eta izaera politikoa kataluniak

zerbait baita ere ordezkari politiko eta sozial hauek auziperatuak izan direla ezbairik gabe bultzada politikoa izan zuelako hain zuzen ere sáenz de santamaría

epaiketa osoan ikusi den bezala zutaberik nagusiena da guardia zibilak egindako txosten bat

armatu da guztia baina bultzada politikoa izan zuen liquidar el independentismo y descabezar líderes

errespetatu egin behar direla aitortu egin behar direla eta gainera bide baketsuak eta politikoak erabiltzen diren heinean proiektu politiko guztiak gauzagarriak izan behar dutela eta nik uste dut honekin

gauza bat aurreko baten debate baten ere aipatu nuen baina orain izango dira laurogeita zazpi urte maiatza

espainiako gorteetan errepublika garaian kataluniako estatutua eztabaidatzen zegoen

eztabaida bat besteak beste manuel azañak esaten du

baina han badauka beste bat erantzuten eta

distintos sujetos políticos eta ez dago beste biderik ez dago beste biderik epaiketa amaitu da ikusiko dugu marchenak berak nola

baina garbi dago gardentasuna egon dela bai jakina zorionez zorionez zergatik ez dago inongo parekotasunik

akusazio kontutan hartuta gero han behintzat azaldu diren frogen eta gaien inguruan ez dago

ebazpen epaia idazten duen gorenak kasu honetan

gai politikora jotzen baldin badugu garbi dago ez dagoela irtenbiderik ez dagoela soluziorik ez baldin bada nazio izaera hori

ez baldin bagara pasatzen errespetura eta hortik etorriko da

horretarako ezin bestekoa da guztiok baldintza berdinetan aritzea

indarrean dagoen legalitatean soilik

elkarrizketak gauzatzeak hasteko esan nahi du elkarrizketatuen artean baldintza berdinak ez daudela

abiatzen zarela eta elkarbizitza bat gauzatzeko berdintasuneko baldintzak behar dituzu eta hori da momentu honetan hemen falta dena horregatik

katalunian orain laurogeita zazpi urte gertatu zen bezala aipatu dira baita ere gainontzeko pasarteak estatutu berria gero cepillatuak eta gainontzekoak berriro ere elkarrizketaren bidetik

berdintasunen oinarrietan finkatutako elkarrizketa bat berdintasuneko arauak behar dira baldintzak eta horregatik katalunian eman diren pausoak izan dira erabat demokratikoak bide baketsuen eskutik emandako

eta hartu diren erabaki guztiak eduki dute zilegitasun demokratikoa ez bakarrik legebiltzarrean onartuak izan direlako

urteak etorri hauteskunde guztietan gehiengo zabal batek katalanen eskutik bere erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeaz gain aplikatu nahi dutelako

bidea soluzioaren bidea hori da conllevanciatik

ez inor inoren gainean berdintasunean elkarbizitza gauzatzeko gai izatea eskerrik asko egibar jauna

mila esker mahaiburu andrea bueno argi neukan hemen puntu amankomunak aurkitzea batzuekin errazago ez beste batzuekin eta beste batzuekin ez zela egongo sorpresarik ez dago zentzu horretan

bai esango nioke bere egunean ere hitz egin genuenean zuzenketa aurkeztu zuten bakarrik izanik

lortzear zegoen orduan ere adierazi zenidan

ez dagoela liskarra horrenbeste estatuarekin baizik eta gobernuekin guk uste dugu

egia da orain arteko gobernuak bai bata kolore batekoa izan edo bai beste kolorekoa izanda bide beretik jo dutela

gobernua edo botere eragilea botere guztiak zentzu berean jokatzen dute eta estatuak hiru botereak

arazoa estatuarekin da arazoa ez da soilik gobernuarekin ez dizut kenduko daukazun borondate hori edo adierazten duzun borondate hori non elkarrekin podemosek

baina nik ziurtatzen dizut arazo nagusiena estatuko beste botereetan egongo litzatekeela eta estatuan bertan egongo litzatekeela zeren eta gobernua lortzea bakarrik

ez da nahiko are gehiago esango dizut hirurogeita hemezortziko erregimena dagoen bezala eratua hori gehiengo politiko nabari batek espainian onartzen du eta eroso daude

aldatzeko moldatzeko nik uste dut behartuta bakarrik egingo dela eta egingo da nazioetatik horrela behartuko delako

komentatzen zenidan ez zara bakarra gainera bai arbulo jaunak eta bai pastor jaunak esan dute ba

botere legegiletik ez zaiola eskatu behar beste botere batzuei zer egin baina egia da eta hor arbulo jaunari erantzuten diot hori oso erosoa da niri aurpegiratzea

agian demostratu duena orain arte berak nahi duenean eskua sartzeko inongo arazorik ez daukala eta berak markatzen dituela

prozesu hau politikoki ppren gobernuak jada markatu zuen eta bidea erakutsi zuen hori ez bada beste botere batzuei zer egin behar duten esatea eta nik uste dut espainiako gobernutik esaten denean

aukera gehiago dituela kasu egitekoa hala ere onartu behar dut

uste nuela beste maila bateko eztabaida batean sartuko zinela maila gehiago espero nizun benetan maila gehiago espero nizun zerbait ahalegindu banaiz izan da argi adierazten prozesua

oso modu zainduan izan dela eskubide guztiak bermatuaz eta zu etorri zara berriz ere askotan alderdi popularrak egiten duen bezala iraganeko mamuak astintzera eta

arenga botatzera preso politikoak dira modu politikoan

beraien eskubideak aldarrikatu dituztenak eta eskubide horiek aldarrikatzeko lanean ibili direnak eta zuk

baina nik uste dut modu zikin batean jokatu duzula eta beste maila bat

hortik aurrera nik uste dut bi gauza bi gauza nabarmen

eztabaida guzti honetan behin eta berriz esaten diguzu proiektu politiko guztiak zilegiak direla baina aurrera eramatea posible den hori ez duzue azaltzen eta

ikuspuntu batetik planteatzen duzue hori esanez guk espainiako markoan botere gehiago daukagu boto gehiago dauzkagu

berdin egin zezaketen britainia handian edo danimarkan baina erabaki dute demokraziaren bidetik beste bide batzuk erabiltzea

politikoak proiektuak demokratikoak eta baketsuak badira zilegitasuna ematea eta hori da hemen marko politikoetatik haratago ikusten ez den borondate demokratikoa zeren arazo politikoa dagoela

bizikidetza nola bermatzen den da hor ez duzue erantzun esan duzue zein den marko legala esan duzuen zeinek daukan zilegitasun legala

denok batera bizitzeko borondatea adierazten badugu denok batera bizitzeko borondatea adierazten badugu inposatua bada

obligazioz ezinbestean egin behar dena baina horrela gertatzen denean

berriz arazoa mahaigaineratzen da beraz bizikidetza nola bermatu

urizar jauna elkarrekin podemos taldeko ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

nik uste dut bai gaur ekarritako proposamena eta bai duela

aurkeztu zuen proposamenak esaten duena da seguruenik zuek

arazoa botere judizialaren arazoa dela nik ulertzen dut nahi izatea eraikitzea narratiba bat non arazoak estatuak du eta estatua irreformablea da ez dauka aldatzeko erarik eta bakarrik

zuen proiektua dena eraikitzen konponduko den estatuak duen arazoa baina

ikuspegi hori uste dugulako gainera momentu batean

behar dituela eta konkretuki audientzia nazionala eta tribunal

hiru hilabete eta gero beste argudioa erabili duzu hirurogeita hemezortziko erregimena zuk esan duzu

oso pozik eta lasai dagoela eta ez duela nahi aldaketarik beno hori horrela izango balitz ba gaur

izan duen krisi politikoa izan duen lurraldetasun krisia izan duen

hamar urte espainiako kongresuan bi alderdi handi zeuden eta horiek ziren bere egunean hirurogeita hemezortziko erregimenaren zutabeak edo zutabe

baina gaur egun ez batak ez besteak ezinezkoa du gehiengo bat izatea alderdi gehiago alderdi handi gehiago daudelako kongresuan eta gehien bat sartu zen hirugarren alderdiagatik zela bere egunean elkarrekin podemos

eta horrek erakusten duena da ba igual ez dagoela hainbeste konformetasuna

hirurogeita hemezortziko erregimenarekin igual ez dago hainbeste

eta erakusten du baita ere bai katalunian dagoen liskarra edo azken

emaitzak gehien bat periferian nazioetan uste dut hor badagoela espektro zabal bat estatuan

aldaketak nahi dituztenak azken berrogei urteetan egin dena

eta konkretuki aldaketak nahi dituztenak eta onartzen dituztenak lurraldetasunean eta soluzioak

lurraldetasunean eta elkarrizketaren bidea uzten dutenak lurraldetasunaren soluzioa dela eta elkarrizketa eta bide legalak eta mekanismo demokratikoa uzten dutenak direla katalunia eta espainiako

beraz guk bide horretan jarraituko dugu lehen esan duda bezala gure planteamendua argia da

eta ez separatzea erabakitzea

katalunian dagoen eztabaida aurrera eramateko elkarrizketarekin

erabakitzeko ahalmenarekin azkenean kataluniako jendeak bere erabakia hartu dezan eskerrik asko eskerrik asko

euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

botere banaketaren inguruan asko

eztabaida batean ere argitu genuela non zegoen besteak beste botere banaketaren inguruko

eta justu epaiketa hau hasi aurretik mundu guztiak ezagutu zuen cosidó delako dokumentua aquel documento

aparteko diskurtsorik egingo baina nola esan duzuen denak

laburbilduta nik esan behar dudana da amaitzeko lehenengo eta behin errespetua eta miresmena

esker ona eta solidaritza batik bat bizitzan eta politikan ere badago kontzeptu bat

bete egin dutelako duintasun pertsonala duintasun demokratikoa

eta garbi dago sumario baten zati izango dira eta etorriko da sententzia etorriko dira baina berauek kataluniako historia egiten ari dira egiten ari dira

amaitzen joan bai orain bukatuko dut qué

sea respetado eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu

jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hamasei contra hamar abstentzio beraz onartuta geratu da mozioa gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena torturaren eta botere abusuen biktimak errekonozitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den

legebiltzarkideok mila esker etorri zareten guztioi bihotz bihotzez gaurko egunean ekimen sinple eta zehatz bat eztabaidatuko dugu euskal herrian torturaren biktimei babesa eta aitortza emateko egun bat

adierazten duten eguna hain zuzen ere ekainaren hogeita seia garrantzi handia edo txikia duen haratago honaino modu onean iristeko sukaldari lan honetan

alde batetik entzutearen garrantzia zaintzaren garrantzia eta era positiboan lan egitearen garrantzia

artículo estáis presentes aquí eskerri asko maixabel eta batez ere iñaki

konpontzailea da bere sufrimendua bere egia eta bere bidegabekeria

ekimen honek ez du agortzen arlo honetan egin beharreko lana ez da egia justizia eta erreparazioaren eremuan ezta torturaren aurkako prebentzioan

etxeko lanak ditugu guztiok adibidez errehabilitazio neurrietan

osakidetza gizarte zerbitzuak aholkularitza juridikoa

erabiltzen gaurko pausoak aurreko beste batzuekin bat egiten du denok batera emango dugu urrats hau akordiotik eta nahiko nuke adostasunetik jaiotako beste askoren artean

behar dugu eta gure partetik zalantzarik ez izan ni neuk eta elkarrekin podemosek arraun egingo dugu

aurrera eramateko inork lehorrean utzi gabe

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko romero andrea eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

eguerdi on denoi eta ongietorri berezia baita ere gonbidatu guztiei eta batez ere polizia

sortutako torturaren biktima guztiei espero dut gaurko ekimen honekin

sentituko zaretela euskal herrian tortura eguna otsailak hamairuan ospatu izan ohi dugu

torturak joseba arregi erail

eguna oso latza izan da izan ziren josebaren azkeneko hitzak

hitz hauek ondo irudikatzen dute zer suposatu duen tortura herri honetan oso latza izan den gertakari bat joseba arregi bezala torturak beste hainbat euskaldun erail ditu

juan josé munduate antonio goñi esteban muruetagoiena joxean lasa joxi zabala mikel zabaltza gurutze iantzi

azabal guztiak torturak erahilak horiek irudikatzen dute beste ezerk baino gehiago torturaren praktikaren

ez dute errekonozimendurik jaso ukatu zaie existentzia bera euren sufrimendua ez dira existitu ez dira izan torturatuek ez dute egia jaso ez dakite nork zer eta zergatik egin zieten egin zietena torturatuek ez dute justizia jaso eta justiziak torturaren praktika ikertu eta zigortu kasu bakanetan kasu arraro horietan torturatzaileek inpunitate osoz tratatuak izan dira zigor oso txikiak bete ez dituztenak indultuak ascensoak dominak sariak jasoz

baina gaur urrats bat ematen dugu errekonozimendu instituzionala ere eduki dezaten

porque su negación les era más confortable asko eta asko sufritu dute sindrome hau urte luzetako

izan da herri honetan eta pentsatzen dut ppk gaur ere negazionismoaren gaitza sufritzen duela salatu nahi dut ppren jarrera guztiz iruzurtia guztiz hipokrita gaur hemen eduki dutena torturaren kontrako

torturaren biktimak errekonozitu gabe errekonozimendu bakarra egin duena barrio jaunak izan da torturatzaileei perpetratzaileei estatuko segurtasun indarrei ulertzen dut ezin dutela egin nazio batuetako egun baten kontra

egun honen esentziaren guztiz kontra doazela pentsatzen dut agian munduan egongo dira torturak baina euskal herrian ez hor aurrean daude

onartezin batean geratzea gaur amaitzen dela ofizialki negazionismoaren jarrera hau bisibilizazioa ematen zaielako instituzionalki ere torturaren biktimei egon dira mugarri inportanteak eta

negazioanismo horrekin amaitzeko eta bisibilizazioren alde egiteko

epaile batzuk bizkaiko eta gipuzkoako auzitegietan zigortu zituzten hirurogeita bi torturatzaile hogeita hamar euskal herritar

tanta bat ozeano batean baina gaur egun ezin dugu

ozeano hori existitzen denik justiziak ez du tortura ikertu nahi izan horrela europako giza eskubideen tribunalak salatu du

mugarri guzti horiei gehitu behar zaio paco etxeberriak egindako txostena eta baita ere bere ekipoak egindako txostena

euren lana torturaren bisibilizazioa egin ahal izateko adierazpen hauek erabaki hauek txosten hauek mugarriak izan dira guztiok jakin dezagun tortura

hedapena zer zabalera zer sakonera eduki duen herri honetan ez dago fenomeno hau gutxitzerik

hau ukatzerik honek markatu du torturaren dimentsioa ikuspegi kuantitatiboagatik eta baita kualitatiboagatik ere torturaren unibertsoa agerian geratu da torturaren

agerian geratu da izan ere horrelako fenomeno bat existitzeko sistema bat behar duzulako estruktura bat behar duzu tortura posible egiten duena mekanismo bat behar duzu inpunitatea ziurtatzeko eta

eta izan dira inkomunikazio sistema eta izan da entzutegi nazionala sistema eta mekanismo hauekin amaitu behar dugu tortura berriro gertatu ez dadin

ongietorri beraz ekimen hau eskerrik asko eskerrik asko

presidente andrea lehendakaria legebiltzarkideok eta batez ere gaur gurekin zaudeten hainbat bortxakerien biktima zaretenoi zuoi nire aitortza publikoa esker ona eta ongietorria

ondo ematen du gaurkoaren garrantziaren neurria mila bederatziehun eta laurogeita hamabosteko ekainaren bian

torturari buruzko legez besteko proposamen bat eztabaidatu eta onartu zuen eta horrela ebazten zuen legebiltzarrak duela hogeita lau urte legez besteko proposamen horren hirugarren eta laugarren puntuetan hiru tortura eta tratu txarren praktika oro baztertzea hain zuzen ere

eta aginpidedun erakunde guztiei eskatzea behar diren legezko neurriak har ditzatela askatasuna kendu zaion edozein pertsonaren giza eskubideak zorrozki errespetatuko direla bermatzeko eta lau beharrezko iritzietako neurri zehatzak hartzea giza eskubideen eta herritarren eskaeren batzordearen bitartez pertsonen giza eskubideen eta osotasun fisikoaren

nagusi dadin dauden egoeran daudela pertsona horiek ordutik hona beste hamairu ekimen gehiago eztabaidatu eta onartu izan dira

eta giza eskubideak aldarrikatzen horrez gainera beste horrenbeste ekimen landu dira tortura salaketa konkretu desberdinak aztertuz

urteetan zehar mantendu izan da egia da gehiengo diferenteak babestutako erabakiak izan direla gaur arte euzko alderdi jeltzalea alderdi sozialista ezker batua edo eusko alkartasunak

euzko alderdi jeltzaleak eta euskal herria bilduk adostutakoak besteak baina sekula ez gaurko egunean onartuko dugunaren gehiengoarekin

azpimarratu eta eskertu nahiko nuke gaurkoan berea izan da

gaurko lorpena ekinez ezina zirudiena lortu du ezina ekinez egina gaurkoa

baliabide onak ematen dizkigute eskubideetan aurrera egiteko eusko jaurlaritzak agindutako torturari buruzko txostena

egia eta aitortzan ere aurrera jarraitzeko pausu berriak emateko

gaurkoan denok agertu dugu torturaren kontrako jarrera baina neurriak behar dira ez hitz soilak neurri zehatzak behar dira

inkomunikazioarekin bukatzea komisaldegietan bideo grabazioak jartzea

batez ere jarrera tinkoak mantentzea horren falta aprobetxatzen baitute torturatzaileek

euzko alderdi jeltzaleak etaren sorreratik bertatik bere kontrako jarrera tinkoa agertu zuen egindako sarraski guztiak ozenki salatu ditugu beti

indar berarekin salatu behar da tortura ere horretan ez da zalantzarik izan behar ez du balio demokraziak

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos zabala anderea zurea da hitza

eman nahi dizkizuet bene benetan baina goian zaudeten pertsona orori ere hain ezberdinak bizipenetan

giza eskubideekin konprometituak agian batzuei ahuntzaren gauerdiko eztula

baina niretzat gaurko eguna garrantzitsua izan da polita da aho batez legez besteko proposamen hau onartua dugula ikustea torturak jasan dituzten pertsonei zor genien

ere izatea martxoaren hamaika bateratuaren alde lana egin behar dugu badago

desagerketa behartuen eguna ere badago nazioarteko egun bat badago abuztuak hogeita hamar

baina bueno hori hor dago

nahiko nuke ekimen hau aho batez onartua legealdiaren itsasoan galduta ez geratzea espero dut geratzen den epean

orain ez luke oztopo politikorik izan behar estrategia

ez giza estrategiak gehiendu beharko luke dakizuen bezala

geldituta gaude memoria eta bizikidetza ponentzian badirudi talde batzuen jarrerak oso urrun daudela ahalegin berezi bat eskatu nahi dizuet baita alderdi popularrari ere ez gara hain ezberdinak sinetsita nago elkarrekin pausuak ematen jarrai dezakegula

gaur eguneko bezala txikiak izan ziur nago elkarbizitzaren inguruan gehiengo zabalak zor ditzaketen beste ekimen batzuk adostu ahal izango ditugula behintzat nire asmoa da eztabaidatzea osoko bilkura honetan

garrantzia hartu ez duten bakearen eta bizikidetzaren inguruko gai batzuk egitasmoak prest eta landuta ditugu eta aurten aurkeztuko dira momentu egokia aurkitzen dugunean memoria kolektiboa bakar bakarrik osa daiteke modu objektiboan eragindako

norbanakoak eta kolektiboak politikoak eta armatuak deskribatzen eta argitaratzen badira

gure memoria kolektiboak eta banakakoak konpontzeko eta berridazteko egia

eta independentea bultzatu behar dugu inongo inferentzia politikorik gabe eta kontakizun sinesgarri bat egiteko

abiapuntu ordena honekin eta ez alderantziz egiten ari garen bezala hau da lehen historia eta gero memoria are gehiago

eta zalantzarik jartzen da helburu nagusia dela memoriaren inguruko adostasun batera iristea benetako bakea

errespetuz bizitzea sufrimenduaren errekonozimendu pertsonal eta sozial etiko eta juridikorik gabe

ez dut inoiz ezkutatu zauri pertsonala dudanik baina beste bat ere badut badugu oraindik terapia egokia aplikatzen jakin ez dugun zauri kolektibo hori alegia legealdi honetan ez gara saiatuko zaintzen

pertsonei laguntzea baizik eta komunitatearen osasunarekin nahitaez lotzea

ihes egingo politikan sartzea onartu banuen batez ere arrazoi honengatik izan zela argi eta garbi esango dizuet

alde egitea behar bezala saiatu gabe bizikidetzan

eman edo izan gabe lege proposamenik justu eta gizatiarrak aurkeztu gabe horrengan sinesten dudalako bizipoza

konbentzimendu etikotik jaioak direlako

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

andreak ez dut hartu behar eh bildu talde ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

eta hori da nik egiten dudan diskurtsoa eta ez dut uste iraingarria denik ez dut uste are gutxiago erasotzailea denik hori da nik hemen egiten dudan kritika egiten dudan posizio politikoa eta

berriro ere nire errekonozimendu sentituena garai ezberdinetako polizia ezberdinetako eta ezberdinetako torturaren biktima guzti guztiei pentsatzen dut gaur positiboan urrats bat ematen dugula pentsatzen dut

jaso dezazuen jarraitu zeuen borrokarekin eta zeuen eskutik zeuekin batera egingo du ibilbide luze guzti eh bildu prest dago determinazio osoz biktima guztiei eta baita ere torturaren biktimei merezi duten aitortza merezi duten erreparazioa merezi duten berriro ez gertatzeko neurriak eta babesa eduki

eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamar boto

jatorrizko testua aho batez onartu da gai zerrendako laugarren puntua

hamar barra mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzi legea apirilaren zortzikoa landa

legearen aurreproiektua egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda lópez de ocariz anderea zurea da hitza ekimena

prieto jauna elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

landa garapena bultzatzeko esan dut ez dugula soilik dirua behar baina bai dirua behar dugula eta

legearen bitartez onartzen diren landa garapeneko

dirua behar dute bere helburuak lortu ahal izateko

den hau da nori ematen dion dirua baizik eta nola kudeatzen den diru hori hau da zer egiten duten diru horrekin eta zertarako erabiltzen duten diru hori gure aldetik elkarrekin podemos koalizioaren aldetik

landa garapenaren gure eredua gure nekazaritza eta abeltzaintza duina izan behar da nekazariek eta abeltzainek

egokiak izan ahal izateko gure nekazaritza eta abeltzaintza

gizarteak behar dituen elikagaiak ekoizteko modukoa eta

izan behar da baita ingurumena eta lurra babesteko modukoa

horretarako dirua eta laguntzak behar ditugu zoritxarrez

dirua eta laguntzak behar ditugu nekazari

nekazari txikientzat emakumeentzat eta gazteentzat sektorea eraberritzeko eta berdintasuna lantzeko landa munduan ere

hemen gaude berriz ere landa garapenari buruz hitz egiten eta ez da gogoko

erabakiak behar dira eta ez eztabaida hutsak horregatik gaur azkar azkar egiten saiatuko naiz

espero dudan bakarra lege hau legegintzaldi honetan onartu ahal izatea da

erantzuten dien legea izatea bakarrik hori eskerrik asko eskerrik asko
lopez de arroyabe anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok compañero uria arratsalde on guztioi

euskal landa guneak ekarpen garrantzitsu bat egiten dizkio gizarte osoari

kalitatezko elikagaiak eta lehen gaiak ekoizten ditu pertsonalitatedunak eta berme sanitariodunak

kudeatzen du eta administratu egiten ditu baliabide naturalak biodibertsitatea eta bere paisaiak herriaren diseinu sozioekonomikoan eta lurraldekoan euskal landa guneari ematen zaion leku araberakoa izango da

ekarpena horretarako orekatu egin behar dira hiri munduarekin dituzten harremanak eta beharrezko baldintzak sortu behar dira inguru erakargarria lortzeko

geldituko duena eta bizilagun berriak zein jarduera berriak erakartzeko gaitasuna izango duena sin embargo

sinatuko genukeela hogeita bat urte igarota

hori aurreratua zela lege horrek arrazoia zuela

izango da hirigunea eta landa gunearen arteko adostasuna

baldin eta lege berriak darabiltzan kontzeptuetan onena izateaz gain praktikoa izan behar baldin badu bere aplikazioan laurogeita hemezortziko legea oso lege ona zen balio izan du ezbaietan ez dauden borondate politikoekin batera

egiteko balio izan dutenak benetan hobetzea hirikoak ez diren guneak baina zerbait gehiago falta da falta da hiriko munduak

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartu da jatorrizko testua gai zerrendako bosgarren puntua

kapitalean izandako partaidetza publikoen kudeaketari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen

gure taldeak beti izan du jarrera

enpresetan parte hartze publikoaren eztabaida honetan beti izan gara

enpresetan parte hartze publikoaren aldekoak bai zailtasunetan dauden enpresetan sortzen ari diren enpresetan bai hona etorri nahi diren enpresetan eta beti pentsatu dugu industria politikaren

parte hartzea enpresa horietan igual debatea izan da

zergatik batzuei bai dirua emateari eta beste batzuei ez eta zeintzuk izan diren gobernuaren irizpideak enpresetan parte hartzeko

guk ulertzen dugu enpresak bideragarriak izan behar direla eta inbertitzean pribatuak egon behar direla

bideragarritasun hori edo inbertitzaileak izatea ala ez diru eskutik doala eta ez aldrebes baina gaurko ekimena ez doa bide horretatik gaur ez dugu zehaztu behar non jarriko dugun dirua baizik eta zertarako jarriko dugun dirua eta zer egingo dugun parte hartze

beraz gure ekimena aurkezten dugu gaur eta eh bildu taldeari eskertu

bere jarrera eta bere predisposizioa akordio batera iristeko erdibideko bat sinatu dugu gainontzeko taldeek ez dute inolako

zuzenketarik aurkeztu eta horrexegatik ezin dugu haiekin ezer adostu baina bai eskaintzen diogula

dizkiegu babesteko gaur bat langileen kontsulta

partehartzearen eskubideak ziurtatu behar direla bigarrena partizipazioen beste kudeaketa eredua garatu behar dela

zailtasunetan dauden enpresetan hirugarrena enpresak errotzeko

behin betikoz osatu behar dela eta atzeratuta gabiltza ia ia bi urte daramagu funts horren berri izan gabe eta laugarrena eta azkena jaurlaritzak dituen inbertsio tresna multzoa berrantolatu behar dituela eraginkorrak

izateko espero dugu taldeen babesa puntu

nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna zuzenketa aurkeztu

herri bezala mahai industrialean erronka oso ditugu soilik kutxabankek egingo dituen dagoeneko egin dituen eta egiten ari den desinbertsioei aurre egiteko

que han surgido eta kutxabankek desinbertitzen dituenean ehunka milioi guk hamar milioiekin

beste funts batean ez dugu ezer lortuko gobernua iazko urtarrilean

inprobisatua eta inolako hausnarketaren ondorioa izan gabe momentu horretan gobernuak esan zuen inbertsio horrekin mezu bat bidali nahi zuela

mezu bat bilatzen ari zirela bidaikideak funts hori aktibatzeko eta inbertsio horrekin gobernuak demostratzen zuela bere seriotasuna guk uste dugu zerbait

izan da serietaterik eza fidagarritasunik eza

eza gobernua inprobisazioan murgilduta dago eta ezin du esan komunikabideek edo oposiziokoek gaizki ulertzen dugula beraiek esaten dutena gobernu programan gobernu programen jarraipen fitxetan

txapuza gure ustez txapuza bat izan zelako nahiz eta inbertsioa berez gaizki ez egon horren inguruan egon zen guztia inprobisazioa

horren aurrean ekarri genuen ganbera honetara proposamen bat akordio bat egiteko eta gure borondatea bazen akordio bat egitea eta akordioa egitea lortu genuen akordio horretan bide orri

eta ni egon naizelako errepasatzen pleno horren

argitasuna ekarri dugu behingoz jendeak jakingo du

funtsaren inguruko eztabaida bideratuta dago esaten nuenez gazte eta inozente nintzen iaz eta benetan

ez dauka zerikusirik adostu zenarekin eta nik ere berriro galdetzen dut hau egin daiteke

apurtzea egindako akordio bat azalpenik eman gabe eta gero esango diguzue

ez garela fidatzekoak ez daukagula hitza ez dakigu politika egiten patatin patatan

gobernua sostengatzen duten alderdiekin apurtzen da alde bakarrez ez digute ematen azalpen minimorik ere eta hau ez da gai txiki bat hau ez da gai txiki bat

ikusi dugu euskaltelekin ibermatikarekin gamesarekin

zer gerta ahal zaigun gainera ez daukagunean lehen

aterpea kutxabank ek atzera egiten duenean partizipatuen karterari dagokionez

eskatu guk uste dugu eta berriro eskatzen dugu gaur hemen egin dugun erdibidekoarekin eskatzen dugu argitasuna seriotasuna erantzukizuna

inbertsoreekin funts horretan partaide izan daitezkeenekin begirunea legebiltzarrarekin

beste eragile politikoekin eta eskatzen dugu gardentasuna eskatzen dugu erabakiak hartzea eskatzen dugu gauzak behar bezala egitea kontua ez da soilik tresna bidez egingo dugun kontua da erronka honi

guztiekin erantzun behar diogula inbertsio publikoak egin behar direlako bestela gure enpresen errotzea arriskuan dagoelako inbertsio publikoak egiterakoan ere bermatu egin behar dugu inbertitutako enpresetan molde eta formak errespetatzen direla lehen aipatu den moduan zertarako egiten dugu adibidez oñatiko

lan duinaren inguruan zergatik aprobatzen dugu enpresen eredu inklusibo parte hartzaile bat indarrean jartzea gero enpresa bat neurri txiki batean bada ere publikoa denean ez bagara gai bultzatzeko ez dut esaten goitik behera aldatzeko baina bultzatzeko behintzat

horrelako deklarazioetan planteatzen diren printzipioaz gauzak oso gaizki egin dira eta nire ustez ez dago perspektibarik hori aldatzeko

funts famatu horren inguruan nire ustez denbora galtzen eta benetan esaten dugu zoritxarrez

norabidea aldatuko duenik pasaden astean gobernua sostengatzen duten alderdiek beraiek sinatutako akordio bat

erdibidekoaren puntu bat horixe da eta suposatzen dut gauza bera egingo dutela

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok

eta bozketara jarriko degu elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu